comprenda que la duda es más que razonable eskerrik asko itxaso jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkariak aburto jaunak dauka hitza

galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina

dauka hitza eskerrik asko presidente andrea

pintadas eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea

eskerrik asko beltrán de heredia andrea gai zerrendako hamazazpigarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina trafikoko isun eta zehapenengatik aurrikusitako diru sarrerei buruz maneiro jauna zurea da hitza

dauka hitza eskerrik asko

eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia anderea jarraian hemeretzigarren puntua
eztabaidatuko dugu eta ondoren hamazortzigarrena interpelazioa miren gallastegui oyarzábal euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina

zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

jaurlaritzaren ordezkaria den darpón jaunak dauka jarraian hitza

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok

eskerrik asko darpón jaunak jarraian gallastegui andrea dauka hitza

herritarren beharren arabera erabakiak hartu behar ditugu eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako hemezortzigarren
puntua interpelazioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina osakidetzako larrialdi zerbitzuei buruz

motibazioan esaten genuenaren aritik komunikabide batek ezagutzera eman duen testigantza zuzen batek agerian utzi du osakidetza larrialdi zerbitzuetan egoera larria eta kezkagarria dela eta informazio hori hartuta

osoko bilkura honetan galdera zuzena egitea sailburu jaunari larrialdietara joan eta bertan ia hamabi ordu igaro behar izatea gure ustez ez da inondik inora euskal gizarteak merezi duen zerbitzua osasun sailak onartzeko moduko arreta sistema ere eta kontuz kontuz diot guztiok herritar guztiok oso kontziente gara larrialdietara goazenean behintzat denboratxo bat itxaron beharko dugula

eta normaltzat hartzen da herritarrek oso ondo dakite zer den normala eta zer den ez ohizkoa

gauza bat da arrazoizko denbora tarte bat itxaron behar izana eta beste bat da larrialdi zerbitzuak izan ditzaketen gabezien ondorioz zerbitzuaren arreta eta baita denbora ere luzatzea eta kaltetzea eta nola ez

pertsonak pazienteak tratatu behar dituzten profesionalei

funtsezko funtsezkoa da giza baliabide egokiak bitarteko egokiak baldintza egokiak

larrialdietako zerbitzuen berezitasunagatik ba ez dela gauza erreza guztiok dakigu ere

eta bere zailtasunak dituela hori ezartzeko hori ere jakinda baina

oro har oso arrazoizkoak garela eta gai eta gai direla salbuespen egoerak ulertzeko eta nolabait hori kontestutik kanpo kokatzeko beste kontu bat da salbuespen ohikoak bilakatzea eta larrialdietako kontua mahai gainean jarri nahi izan dugu bertako langileak aitortu dutelako hamaika ordu baino gehiagoko itxaronaldiak

ez direla eta hori da kezkatzen gaituena ohikoak direla arreta egokia emateko behar dituzten baliabideak ez

jaurlaritzak etengabeko murrizketak iragarriz eta aplikatuz jarraitzen duen honetan ezinbestekoa da osasun sailburuak argitzea

itxaronaldi luzeak saihesteko eta arreta egokia bermatzeko horregatik

osasun sailak larrialdi zerbitzuetan euskal gizarteak merezi duen arreta egokia

egun on berriro ubera anderea yo en principio

euskadiko osasun zerbitzu publikoa gizartearen konfidantza du

beraz erantzukizuna eskatzen dizuet eskerrik asko darpón jauna jarraian ubera andreak dauka hitza

azken hori da hain zuzen ere gure taldeak sailburuari eta osasun sailari eskatzen diona erantzukizuna erantzukizuna

kasu konkretu batetara mugatu hasiera batetan egia da kasu konkretu batek bultzatuta etorri ginela honela baina guk gauzak kontrastatzen ditugu

ekibokatuak baldin bagaude alboratu eta onartzeko gauzak ondo daudela edo ez daudela ondo kasu bat baino gehiago eta

zeren beste kasu bat ere horren adibide mahai gainean jarri dugu eta de retórica nada murrizketena

kontua eta ez da guk esaten dugulako gure taldeak esaten duelako entzun besterik ez daukazu egon besterik

esparruko profesionalekin gero eta gainera adierazpen horiek zabalagoak eta nabarmenagoak direnean eta seguru gaude egon egoten zarela esparruko profesionalekin beste gauza bat da entzun eta kasu egin eta iruditzen zaigu guri profesionalei entzun eta kasu egin behar zaiela

horregatik gaurkoan osasun sailburuari darpón jauna eta zure departamentuari eskatzen dizueguna da larrialdi zerbitzuetan azterketa egitea goazen benetan kanpoko azterketa sakon bat egitera goazen datuak kontrastatzera eta ikustera benetan zein den egoera horretatik neurri konkretuak hartzeko benetan herritarrek

larrialdietako zerbitzuan eta guztiok ezagutzen dugu zenbat denbora egon behar izatengaren

beraz iruditzen zaigu hor eta legegintzaldi honetan badagoela

duzuela zeregin hori ez zuela falta egiten baina ikusita zein den egoera gaurkoan egoki ikusi dugu eskaera hori egitea

oso garrantzitsu askoa da eta funtsezkoa da eskuartean eta hori aurrekoan ere esan nizun eskuartean daukagun harri bitxia osakidetza dela zaintzea bermatzea eta mantentzea eta horretarako larrialdietako zerbitzu egoki bat izatea ere

gure ustez azterketa hori egiten den bitartean garrantzitsua da txarrerantz ez egiteko urteetan eraikitzen joan garen giza baliabideen egitura hori deuseztatzen ez joatea zeren

ez delako nolanahiko kontua eta denborarekin jasanezina bilakatu daitekeelako langileen murrizketak guztiok dakigu zer dakarren eta nabarmena da momentu honetan zer gertatzen ari den lan zama handiagoa denbora gutxiago bakoitzari eskaintzeko eta abar gainera

kontutan izanda osakidetza harri bitxi hori kontutan izanda jaurlaritzak euskal herriak daukan enpresa publiko handiena dela aberastasun sortzaile eta mantentze handiena dela horrekin helburu bat baino gehiago bete genezake estaldura bermatzeaz mantentzeaz gain enplegua mantendu

proposatzea ez dakit nolako fondoak proposatzea badaukagu eskuartean bitarteko garrantzitsu bat enpresa garrantzitsu bat ez dezagun

eta bukatzeko hori da gure eskaria

azterketa sakon bat egitea legegintzaldi hasieran gaude aukera paregabea daukagu goazen azterketa sakon bat egitera

zehar ba dauden gabeziak edota dauden potentzialtasunak aprobetxatzeko eskerrik asko eskerrik asko

amaitzeko jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza darpón jauna

hogeigarren puntua galdera rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina

inguruan ubeda andrea zurea da hitza bai

galdera egintzat ematen dut eskerrik asko ubera andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den darpón jauna dauka hitza

presidente andrea legebiltzakideok egun on berriro

de especialistas para cubrir la ausencia gauza bat argitu nahi dut egoera honen sorreran ez dago inolako eskaintza murrizketarik lan merkatuan une honetan ez dago espezialistarik kontratatzeko moduan no quisiera finalizar

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna ubera anderea zurea da hitza

dela azkenean herritarren presioaren aurrean korrika eta presaka hartutako erabakia baina

ez diona azken finean egiten duena da zerbitzua murriztu gertatu dena da beste murrizketa bat oraingoan zornotzako ginekologia

murrizketa mozorrotua zeren oraingoan egin duzuena da berriro ere arazoaren errora joan beharrean arazoa konpontzeko erantzun partzial bat

eta erabaki da azkenean lehen zegoen zerbitzua berrezarri beharrean durangon jarri zen errefortzua ezarri beraz esango didazu niri horri nola deitzen zaion eta gainera herritarrei inolako informaziorik eman gabe

informaziorik eman eta ikusten duguna da planifikazio falta dagoela aurrikuspen falta guk sailburuaren lehenengo agerraldian

profesional gabeziarik zegoen eta erantzun zitzaigun ezetz ez zegoela gabeziarik baina errealitateak ikusten du baietz eta harritzekoa da urtarrilaren hogeita hirutik hona inolako espezialistarik

betetzeko esango didazu horrek zer pentsatu arazi ematen du eta bukatzeko hiru eskaera konkretu bat zornotzako ginekologia zerbitzua orain arte bezala mantentzea

murrizketarik ez egitea eta hiru ordezkapenak betetzeko eta ordezkapenak betetzerako orduan egon daitezkeen profesional gabezien egoera konpontzeko neurriak hartzea epe ertain

sendo bat egitea eskerrik asko eskerrik asko
ubera andrea erantzuteko darpón jaunak dauka hitza

no ha pasado nada más eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

hogeitabatgarren puntua interpelazioa iñaki lazarobaster badiola eh bildu taldeko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina mutrikuko

bi mila hamairuko martxoak hogeita bat mutriku arrantzaleak goizean goiz

itsasontzian sartu itsaso zabalera abiatzeko portura iristean ordea ezustekoa

alde batetik bestera hesituta eta hesiaren bestaldean beraien itsasontzia

eta itsasontzian sartu dira itsasora joateko hori da orain dela hiru aste gertatu zenaren kontakizuna

denoi iritsi zitzaiguna oraindik ere

eta hesiaren ondorioz itsasontzien zama lanak baldintza duinetan burutzeko itsasontziek

arrantza jarduna oztopatzen ari direnak eta honek agerian uzten du bakoitzaren lehentasunak non kokatzen diren

egin genuen idatzizko galderari jaurlaritzak emandako erantzunak harritu gaitu

jaurlaritza berri honek kudeaturiko lanek ez dute inoiz arrantza jarduerarik oztopatu alde batetik

gertakariak ezagututa eta bestetik erantzun hain irmoa irakurrita ezin dugu ulertu jaurlaritzak bere burua non kokatzen duen eta honen inguruan azalpen bat eskertuko genuke

historikoki herri arrantzalea izan da arrantza eta arrantzaren inguruko aktibitateek pisu handia

mutrikun ere gainbeheran etorri da sektorea gaur egun

gure uxua elenita berria eta bixi guztira arrantzalerekin pasa berri den berdel kanpainan zortzi itsasontzik egin dute lan mutrikun hasiera batean hamabostek

erabiltzeko asmoa baina arrantza portuaren baldintzek atzera bota dituzte itsasontzien erdiak baina arrantza ez da mutrikun kezkagarria den gai bakarra

herria bera egoera zail batetik pasatzen ari da

non lan eginik ez dagoelako

eta lana daukaten mutrikuar gehienak inguruko herrietara

direlako egoera makur honen aurrean herrian prozesu partehartzaile baten bitartez definitzen doaz herriarentzako zer nahi duten nekazaritza da ardatz nagusi bat

eta industria ere bai eta nola ez itsasoa balea proiektua da itsasoari begira diseinatu duten proiektua

sukaldaritza eta arrantza turismoa aktibitateak barnebiltzen dituena helburu nagusitzat mutriku inguruko

eta egonkorra sustatzea du argi dagoena da

eraiki nahi duela herri arrantzalea izaten jarraitu nahi duela hori da argi eta ozen

baina azken urte hauetan jaurlaritzatik entzungor egiten zaie egun indarrean den

bi mila batean onartua izan zen hiru fase nagusi zituen planak bat

amaitu behar zena bi kanpoko arrantza portua eta erreparazio gunea eraikitzea

hiru kirol portua eraikitzea bi mila seian amaitu behar zena hiru fase hauetatik bat bera ere ez da bete kanpoko babes dikea erdizka eginda dago

ez da egin eta hori gutxi balitz kirol portuari dagokion hirugarren fasea hasi da bigarren fasea hasi aurretik honela barruko portu osoa okupatzen ari da kirol portuaren lanak bertan dagoen arrantza portuarentzat

leku berria prestatu aurretik hau da kirol portua ari da arrantza portua jaten

bi mila bateko plan berezia egungo egoera ekonomikora egokitu behar dela hau da gutxiago gastatuta posible dela hasierako helburuak lortzea horretarako lehenbizi eta urgentziaz porturako bidean egin den zuloa konpondu behar da jarraian babes dikea amaitu ahal izateko

arrantza portua eraberritu behar da bai eguneko arrantza eta baita berdel edo antxoa bezalako kanpainei erantzuteko

eskolari ur lamina prestatu beraien ikerketa

eta azkenik kirol portua egin baina dena atzekoz aurrera egiten ari dira eta ikusiak ikusita

kirol portua egitearen itsukeriarekin arrantza portua ito eta arrantza desagertuko ote den hortaz egiten ditugun galderak sinpleak dira

jaurlaritza honen asmoa mutrikuko portuan noiz konponduko da porturako bidean egin den zuloa zeintzuk dira portuan
aurrikusten diren faseak besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

bai egun on guztioi mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok

lazarobaster jauna eskerrik asko zuen galderengatik gu ere

portuaren gauzekin eta horregatik hainbat lan egiten ari gara

azpiegitura guztien lehentasunezko helburua alor horietan ematen diren erabilera guztiak bateragarri egitea da horrela euskadiko portuetan arrantzarekin merkataritzarekin kirolarekin eta turismoarekin erlazionaturiko

potentzialtasunen eta ezaugarrien arabera horretarako jaurlaritza honek

esleipena lortzen duen kontratistak portuko ohiko erabilerak errespetatzea eta portuko ihardueran eraginik ez izatea eusko jaurlaritzak portuetan egiten dituen lanetako preskripzioen plegu guztietan agertzen den ohiko baldintza da eta akordioen bitartez obren burutzapenaren baldintzak adosten dira

obra gunea eta bertan jarrita dagoen hesia duela hiru aste baino gehiago ezarri ziren denbora horretan arrantza itsasontziak erabateko normaltasunez ari dira betetzen

lanen kudeaketa ahalik eta hoberena izan dadin halaber gipuzkoako portu lurralde zerbitzuko teknikariek arrantza ontzietako patroiekin eta mutrikuko dartsenaren gainerako

obra horiek ahalik eta eragin txikienak izan dezaten hiritarren artean eta portuko ihardueretan eraginak

izan dezaten igaro den berdelaren kanpaina errespetatu egin da eta gauza bera egingo da antxoaren eta hegaluzearen kanpainekin horretarako

behar horiek agertu ahala beste alde batetik baita komentatu duzun

udalerriko jarduera ekonomikoa bultzatzeko bere ekimenak aurkeztu dizkigu

baita jada burutzen ari diren lan txikiei buruzko zenbait eskari ere horrekin elkarrizketarako bidea zabaldu dugu eta

elkarrekin lan egin beharko dugu eginbeharreko inbertsioen errentagarritasun ekonomikoa bermatuko duten eta herriko gazteentzat artisautzako arrantzari

konponbideak bilatzeko beste gauza batzuk ere komentatu edo galdetu egin dizkidazu

esango nizuke bi mila seiko maiatzean

jarraikiz portuaren plan berezia jasotzen diren erabilerak dira

eta plan berezian jasotakoak dira egiten ari diren lanak

plan berezian hirurehun eta hogeita hiru leku aurrikusi ziren eta egiten ari garen fasean kontratatu berri diren obran berrehun eta zortzi amarre egin behar dira arrantza erabilerarako nahiko toki gordeta uzten duelarik

baita dikeari buruz eta errepideari buruz galdetu egin didazu lehenbailehen hasiko gara

errepideko obrak egiten eta konpontzeko behar dena eta baita

horren beharra daukagu dikeren obrekin hasteko

dakizun bezala kanpoko

behera utzita gero portuko babesaren egoera dikea bukatu gabe ondorioztatuta

hori dela eta eskura dugun aurrekontuak baimentzen digunean aurrikusita dugu obraren lizitazioa egitea itsasontzien babes baldintza egokiak lortzeko

oregi andrea jarraian lazarobaster jaunak dauka hitza

lehen sektorea denok dakigun bezala aspaldidanik dator krisian azkeneko

lauzpabost urte hauetako krisi orokor honek

aspaldiko kontua da lehen sektorearen gainbehera

arrantzari dagokionez hego euskal herrira begiratzen baldin badugu gipuzkoan arrantza aktibitate gehiena

artean bizkaian aldiz ondarroan eta

eta gainontzeko beste herrietan arrantza kultura bat egon den arren

kirol portuak ari dira gailentzen

sektorearen gainbehera hau ikusita eta

jaurlaritzak aurkeztu duen aurrekontu proiektuan arrantzaren aurrekontua erdira jaisten dela

lehen sektorea estrategikoa dela baina gero benetan pastela moztea tokatzen denean

tokatzen zaiola lehen sektoreari eh bildutik argi ikusten dugu

elikadura burujabetzaren bide horretan sakontzen goazen heinean ba lehen aukerak

jasatetik lanpostu sortzaile izatera pasatzeko guk horrela sinesten dugu eta iruditzen zaigu gainera beno norabide hori hartzekotan orain arteko zenbait politika

behar direla norabidez eta hor oregi andrea zure departamentuak ere edo sailak badauka bere biziko garrantzia egiten dena edo egiten ez denaren arabera

legegintzaldi honetan joango gara gai desberdinen inguruan eztabaidatzen bai elikadura burujabetza artisau

edonola ere mutrikura bueltatuta berriz

leku handia dagoela zabala dela eta jaurlaritza eta

elkarlan eta adostasunak interesgarri liratekeela

benetan denentzako lekua dagoela hortaz

norabide egokian inbertitzea ikusten dugu dela biderik egokiena eta amaitzeko bi eskaera orain artekoa pixka bat laburbiltzen laburbilduko duena bat

dezala eta bigarrena arrantza sektorearen aldeko benetako apustua

eta erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den oregi andreak dauka hitza

bai eskerrik asko berriro lazarobaster jauna

zure laguntzagatik gai honetan eta ez dakit bakarrik esan bat nator zurekin

ematen duzun lehen sektoreari ematen diozun garrantziarekin gu ere hola gobernuan ere

nola ez eta arrazoia duzu ez bakarrik infraestruktura portuarioetan baizik eta beste hainbat gauzetan nire sailean dauden

hainbat gauzetan lurralde antolamendua ingurumena eta hainbat gauzetan

lehen sektorea eta mahai gainean jartzeko daukan garrantziarekin eta

lankidetza bultzatzearen alde gaude lehen esan dizudan bezala harremanetan

eman digute edo sartu gaituzte balea proiektu horretan

horrela jarraitzea eta ahal den hoberen gauzak egitea eta
guztien artean lantzea besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

euskal talde popularreko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina bilboko metroaren hirugarrena linearen gainean llanos andrea

eta erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den oregi andreak dauka hitza

amaitzeko deklarazio instituzional bat irakurriko dut

kezka adierazi nahi du bermeon atzo izandako sutearen ondorio larriak pertsonalak zein materialak direla eta bost etxe jauzi baitira

eta asko dira etxetik kanpo dauden bizilagunak egoera hori luza daiteke oraindik

eta bereziki ez beharra zuzenean pairatu duten herritarrei bai eta sua amatatu nahian zauriturik atera diren hiru suhiltzaile ertzainari

zentsu horretan eusko legebiltzarrak segurtasun arloko langileen lana ere eskertu eta goraipatu nahi du

egitea saihestu baita era berean bermeoko herria normaltasunera itzul dadin elkar lanean lan egiten dezaten dei egiten die

gai zerrenda agortuta osoko bilkurari amaiera ematen diogu bakarrik

akats bat egon da euskarazko bertsioan ez da eusko jaurlaritza baiziketa eusko legebiltzarra lehengo esaldia besterik ez